eskerrik asko llanos andrea erantzuteko lehendakariak dauka hitza

duela urte eta erdi esan nuen eta berretsi egin dut zuk aipatutako

momentu hartan zentsua zuena zentsu gehiago daukala gaur egun uste dut euskal gizarteak asko irabazi egin du urte eta erdi honetan eta ez nuke bakarrik urte eta erdi azkeneko urte eta erdi honetaz hitz egin nahi izango aurreko

gai honekin lotuta izan zela eta ez dut esango ezta alderdien legearekin zerikusia duenetik

eskerrik asko lehendakari jauna jarraian llanos andrea zurea da hitza

eskerrik asko llanos andrea jaurlaritzaren izenean lehendakari jaunak dauka hitza

gai zerrendako hamaikagarren puntua galdera gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina hitzeman ekimenari buruz maneiro jauna

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria lehendakari jaunak dauka hitza

eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hemezortzigarren puntua
interpelazioa maría isabel celaá diéguez euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak

sailburuari egina testuliburuen kudeaketa solidarioko programari buruz

materialen kudeaketa solidarioa egiteko programak ibilbide garrantzitsua izan du bi mila zazpian ezarri zenetik horrez gain urte hauetan bere eginkizunak ederto bete izan dituela uste dut alde batetik gure ikasleria balioetan heztera lagundu gaitu besteak beste

erantzukizun partekatua izaten edota solidaritatearekin jokatzen ikasi ahal izan dute programa honen bidez beste aldetik ondo dakigu programa honek oso laguntza handia suposatu duela familiarentzat

izan ere programa hau benetan onuragarria dela iruditzen zaigulako aurrera egitea erabaki dugu beste konponbide merkeago iraunkorrago praktikoago eta gaur egungo

egokituagoago lortu arte behintzat eta programarekin aurrera jo dugunean aurreko gobernuak erabilitako ezaugarri berberekin egin dugu

bigarren zikloan beste urtebete bat erabiltzearen erabakiaren arrazoiek aurrekontuekin zerikusia zutela esan zenuen egoera delikatuagatik irakaskuntza zerbitzua emateari lotuago zeuden jarduerei eman zitzaien lehentasuna

testu liburuak eta kurrikulum materiala era solidarioan kudeatzeko programa esate baterako celaá andrea uste dut zoritxarrez egoera ekonomikoa ez dela onera aldatu irakasleen aldeko apustua egin dugu orain arteko ratioak eta amaitzear dagoen kurtsoan dauden laguntza guztiak mantenduz

eta honek lehentasun ariketa garrantzitsu batera derrigortzen gaitu aitortu behar dut guretzat erabaki hau hartzea ez da batere erraza izan buelta asko eta asko eman diogu gai honi konponbide egoki bat aurkitzeko asmo bakarrarekin

sarean eta egekoekin elkartu gara ahalik eta irtenbiderik onena bilatzeko baina zuk eta nik

horretan ari gara eta ez da denbora asko pasatuko

testuliburuen eta curriculum materialen kudeaketa solidarioa egiteko programa gaur egungo planteamenduarekin

ondorioz era digital berrira egokitzeko bidera gidatu beharko gaituen programa honi buruzko hausnarketa sakona egitea guztiz beharrezkoa da

eskerrik asko uriarte andrea jarraian celaá andrea dauka hitza

es que hizo sus prioridades nada más y muchas gracias eskerrik asko celaá anderea eta erantzuteko jaurlaritzaren ordezkariak uriarte andereak dauka hitza

lehen hezkuntzako bigarren ziklorako liburu berriak erosteko eta gaur egun dauzkagunekin moldatu beharko gara hori bai testuliburu eta materialak ongi zaindu direla eta hurrengo ikasturtean berriz erabiltzeko moduan daudela egiaztatuko dugu

programa hau erabili nahi duten familiak jasan izan beharko duten gastuari buruzko akordio batera iristeko

programa honen barne dauden familiek jasan izan beharko duten gastua

egingo da kontuan izanda liburuen iraupena sailaren asmoa

eskatzea da hau da kaltetuta eta berritu behar diren liburuak eskuratzeko balio izango duen kuota aztertzen ari gara jarri beharreko kuota hau

baterakoa dela konponbide merkeago iraunkorrago praktikoago eta gaur egungo

egokituagoa lortu arte ildo honetan

era berean gure hezkuntza erkidegoaren bilakaerak eta eszenatoki teknologiko berrien hezkuntzaren digitalizazioaren norabideen hausnarketa eta

eskerrik asko eskerrik asko uriarte

gai zerrendako hemeretzigarren puntua galdera estitxu breñas gonzález

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina praileaitz babesteko neurriak hartzeari buruz
breñas andrea zurea da hitza eskerrik asko mahai buru andrea

zalantza barik balio handiko ondarea da baina gezurra badirudi ere

eta horren aurrean babes eskaerak ugariak izan dira baita parlamentuan ere praileaitzeko koba sasiolako harrobiaren ondo ondoan dago kokatua ondorioz koba babesteko orduan auzi bat dago harrobiarekin interes kontrajarriak daudelako

iazko ekainaren zazpian gipuzkoako foru aldundiak eusko jaurlaritzari eskatu zion

are gutxiago espainiako kongresuak kosta legea aldatu duenean ehun eta hogei

monumentu izendapenaz berrogeita hamar metroko gehieneko babesa ezarriz

abian jarri zen dekretua aldatzeko espedientea babes tartea hirurogeita bost metrora zabalduz espedientea hamabi hilabeteko epean ez zenez ebatsi salaketa jaso zuen eta ondare legearen arabera hiru hilabeteko epean erantzunik ez zenez egon aldaketa espedientea iraungi eta

tartean harrobia ustiatzen duen zeleta enpresaren kalte ordaina zegoela eta gaur egun dagoela berehala jarri zen abian beste aldaketa espedientea ia berdina iazko ekainaren zazpiko ebazpenaren bidez

ehun metroko babesa kultur ondarearen legetik eta ez kosten legetik eta abar espediente horren ebazpenerako hamabi hilabeteko epea aurtengo ekainaren zazpian bete da

ebazteko eta bestela iraungi egingo da berriro ere kasu horretan dekretuak ezartzen duen berrogeita hamar metroko babes mailara itzuli beharko delarik egoera honen aurrean gipuzkoako foru aldundiak bi aldaketa nagusi planteatzen ditu praileaitz batgarren bere

lehenengoa kobaren inguruko babes perimetroa hirurogeita bost metrotik ehun metrora handitzea eta babes

gelditzen den gutxia mantentzeko eta bigarrena zona hau ondare legearen bitartez babestea eta ez soilik kosta legearen bidez egun gertatzen den bezala

kosta legea aldatzeko lege proiektua onartuz geroztik besteak beste lege proiektu horrek itsasadarretan babes eremua ehun metrotik hogeira jaisteko aukera aurrikusten du praileaitzen kasuan honek esan nahi du oraindik ukitu gabe

babesik gabe geldituko litzatekeela honen aurrean funtsezkoa da jaurlaritzak dekretuaren harira erabaki irmoa hartzea eta ildo horretatik galdera ondorengoa da

hartzeko asmorik ingurune osoaren behin betiko babesa bermatzeko eskerrik asko

dekretu horri berezitako bost babes arlotako zonifikazio bat eta baimendutako erabilpen eta jarduerak ezartzen dituenari esker

ahal izan da horretarako dekretuan bertan azaltzen diren badaezpadako

kontserbatzeari buruzkoa egitean datza plan horretan oinarrituta gipuzkoako foru aldundiak sismografo baten bidez

era berean arkeologo batek harrobian aztertzen ditu leherketak direla

eta kultura ondasun hau babesteko neurri egokienei buruz eztabaida ugari izan direla egia den arren aipatutako dekretua onartu zenetik

ez dugu aurkitu gaur egun indarrean dagoen dekretua aldatzeko inolako beharrik ez dugu inolako kalterik aurkitu eta beraz indarrean dagoen dekretua baliozkoa dela behintzat dagoen babesa egokia

ez du jaso jaurlaritza honek eskerrik asko uriarte andrea jarraian breñas andreak dauka hitza zure baimenarekin azkar azkar egingo dut ez daukat denborarik

jakingo nahiko genuke ea dekretuarekin zer egingo duzuen iraungi daitekeelako

bestetik babes maila ea ehun metrora eskatu bezala igoko den ala ez magala sartuta eta hirugarrenik ea ondare legearen bidez egingo den eta ez orain arte den bezala kosta legearen bitartez eskerrik asko

andreak dauka hitza saiatuko naiz erantzuten

behar bezala babestearen interesaz eta garrantziaz jabetzen gara

konbentzituta gaude izan ere indarreko dekretua aldatzen saiatu zen kultura ondasun baliotsu honi babes handiagoa emateko hala ere ezin dugu hau

gure ondare erantzukizuna ere oso gogoan eduki behar dugu ezin dugu hau alboratu zeleta

ustiatzearen arduraduna da bi mila batetik urtetik aurrera hogeita hamar urteko aldi batean

gaur egun euskal autonomia erkidegoko justizia auzitegi nagusiaren sententzia betetzearen zain gaude sententzia horren bidez eusko jaurlaritzak harrobiaren enpresa kontzezionarioari ustiatzeko eskubideen

ordaindu beharko dion zenbatekoa finkatuko da auzitegiaren behin behineko epaiak hogeita lau milioi euro direla esaten du

eskerrik asko eskerrik asko uriarte andrea gai zerrendako

hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina erlijioaren ordezko ikasgaia hautatzeari buruz celaá andrea zurea da hitza

eskerrik asko celaá andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria uriarte andreak dauka hitza

sail honek aipaturiko sententzia betetzen aldera dagozkion urratsak burutu ditu eta hortaz sententziari jarraituz

hurrengo ikasturtetik aurrera horren ondorioz maiatzaren bitik

izena emateko orrian ikasleek erlijioaren eta alternatibaren artean

eskerrik asko uriarte andrea jarraian celaá andreak dauka hitza

herri administrazio eta justiziako sailburuari egina administrazioaren

orokorrean aldeak berriz ere elkartzeari buruz maeztu jauna

publikoko milaka langile kalera irten ziren enplegu publikoa eta zerbitzu publikoen defentsan ez soilik euren lan baldintzen defentsan baizik eta momentu honetan krisi ekonomiko eta sozial garai baten

zerbitzu publikoen defentsan hainbat bider definitu izan dugunez

sektore publikoko langileei murrizketak aplikatzea zerbitzu publikoak zerbitzua delako egun horretan

egindako greba orokorrean langileen ordezkariek nabarmentzen duten mezua hurrengo hau da legalitatea hemen egongo da parlamentuaren barruan baina zilegitasuna kalean dago

etengabe ari zarete diskurtso hori elikatzen

on bat da lanaldiaren dekretuarekin egin duzuena

honetan gehiengoz onartu zena dekretuz bertan behera utzi eta hori ez nahikoa eta mahai orokorrera joan

ordezkariei inposatu ez

ez abiapuntu bezala hori inposatzen diozue normala da sindikatu guzti

ez dugula proposamenik egiten proposamen zehatz bat erkoreka jauna erretiratu dekretu hori eta mahai orokorrean jesar

negoziatzera eskerrik asko maeztu jauna

zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
maeztu jauna zuen galderan

ote dudan galdetzen didazu administrazioko mahai orokorrean sindikatuekin adostasunak lortzea beharrezkotzat

legez ezinbestekoa dela akordio horiek lortzea erantzuna ezezkoa da logikoa denez zuk ondo dakizunez baina

ala adierazi nahi duzuna baldin bada komenigarria dela orduan erantzuna noski baiezkoa da derrigorrez legez derrigorrezkoa ez

gutxienez bi alde behar izaten direla batek bakarrik bere buruarekin adostasuna izan dezake baina horrek ez du balio bik ala gehiagok egon behar dute adostasuna lortu ahal izateko eta kasu honetan legealdi honetan mahai orokorrean hain zuzen ere zuk aipatzen duzun foro horretan adostasun bat

desadostasun bat egon dira bat eta bat adostasuna izan da gai garrantzitsu batean jubilazio aurreratuen eta errelebo kontratuen inguruan

sinatu zuten akordio bat eta desadostasuna zuk aipatzen duzun hori da lan ordutegiari buruzkoa da egia da desadostasuna izan da eta

dekretu hori auzitegietara eramateko epea agortuta dagoen honetan errekurtso bat bakarrik planteatu dela eta hain zuzen ere mahai orokorrean ordezkaritzarik ez daukan

baina ez dute errekurtsorik aurkeztu ez dakit desadostasuna nola gauzatu ala bideratu nahi duten

nahi izango zara euren ordezkaria izan kontua da gobernuaren helburua dela adostasunak ugaritzea logikoa denez eta horretan saiatzen gara maiatzean bi aldiz deitu diegu

gure asmoa delako adostasunak ugaritzea eta desadostasunak

zerora jaitsiz eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

erkoreka jaunak dauka hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

escúcheles escúcheles eskerrik asko erkoreka jauna

arri zulaika portillo eh bildu taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina san mames barriaren eraikuntzan lurraldeko lan hitzarmena bete beharrari buruz

egun on guztioi une honetan san mames barriaren eraikuntza gure herrian egiten ari den inbertsio publikorik handienetarikoa da

gehiengo diru publikoarekin finantzatuko dena gogoratu behar da bere erabilera athletic club taldearentzat izango dela nagusiki baina izatez

jabetza besteak beste eusko jaurlaritzari ere badagokio horren ondorioz dirutza jartzen ari da urteotan banatuta zehazki jaurlaritzak jarri beharreko diru kopuru osoa berrogeita hamar milioikoa izatea aurrikusten da

bertako langileak herrialdeko lan hitzarmena ez da betetzen obra honetan inolaz ere eta gogoratu behar da eusko legebiltzarrak

obra publikoetan lurraldeko lan hitzarmenak aplikatzea eskatzen zuen ekimena eta agerikoa da hori

beraz hurrengo galdera egiten diogu erkoreka jaunari

hau da zer egingo du gobernuak herrialdeko lan hitzarmenak ezartzen dituzten lan baldintzak bermatzeko eskerrik asko

zulaika andrea galdera interesgarria planteatu duzu oso benetan baina zure galderaren haritik bigarren galdera bat egin diot nik neuk neure buruari zer dela eta

nire erantzukizun esparruarekin zerikusirik ez daukan galdera bat ez baitauka nire erantzukizun esparruarekin zerikusirik zure galderak egia da ni athletic zalea naizela ez dut ukatuko baina zuk zeuk ondo esan duzunez

sozietate publiko bat da eta eusko jaurlaritzak horretan parte bat dauka ez

baina are gehiago eusko jaurlaritzak san mames barriaren organoetan daukan ordezkaria ez naiz ni ezta nire

beste sailburu batzuk dira horren ardura daukatenak hirugarrenez bai lan ikuskaritzari buruzko eskumenak gobernuaren eskuetan daude baina ez nire sailean beste sail baten eskuetan daude

kontratazio publikoari buruzko organo bat badago gobernuan baina beste sail batean dago ez nirean horiek guztiak esanda

eta zure kezka nire kezka da baita ere ez horretan zalantzarik izan eta orduan nik konpromisoa hartzen dut

arazo dagoen hemen orain bai esan dezaket batere zalantzarik gabe kasu honetan

klausula sozialak kontratazio hau bideratzen duen

klausula jasota dago nik ez dut zalantzarik nire gobernuko kideak

eta arazorik badago lan ikuskaritzara joango direla inongo zalantzarik gabe baina zure kezka nire kezka dela

eskerrik asko erkoreka jauna zulaika andrea zurea da hitza

erkoreka jauna gobernua ezin du beste aldera begiratu eta

san mames barriaren eraikuntzako ehun langile baino gehiagok eguneko hamar hamaika

eta larunbatetan ere lan egitera behartuta dira eta

baino baxuagoak dira hitzarmenean ezarrita dagoena baino ia ehuneko berrogeita hamara gutxiago hain zuzen ere adibidez peoi arrunt batek hamabi koma bost euro

zazpi koma bost euro kobratzen du eta zenbait kasuetan sei euro bai

eta azken aldian obrak aurrera joan ahala eta inauguraziorako data hurbildu ahala baldintza horiek egin dute finean diru publikoz egiten ari den obra honetan

eta badakigu prekarietateak zer motako ondorioak

dizkigun maiz zoritxarrez administrazioa kontratista handienetarikoa da gure erkidegoan eta beraz

ere bai horregatik gure ikuspegitik onartezina da ere edozein eratako enplegua sortzea

aldiz arlo horretan ere erakunde publikoen jarrera eredugarria izan behar da aintzindaria izan behar da murrizketa bidea

hori gure apustua eta bidea legebiltzarrak bera ere onartutako bidea hau da

berandu baino lehen legebiltzarrak agindutakoari jarraituz jaurlaritzak betetzea espero duguna eskerrik asko
zulaika andrea eta erantzuteko erkoreka jaunak dauka hitza

gobernuak ez du beste inora begiratzen ez ez nik esan dizut zure kezka nire kezka dela

baina beste inora ingurura begiratu egin behar du baita ere maeztu jaunari ez diot lehen nahi izan

zuk planteatzen didazun gai hori klausuletan jasota dagoena gipuzkoako diputazioak berak dauka gutxienez bi obratan

obra batean sindikatuak bai bai garitanori aurpegira esan zioten klausulak egon arren ez zituztela bete ez errespetatu eta hernaniko bariantean argi eta nabarmen elak eta labek biak labek horrenbeste ez klaro etxekoak direlako eta kritikak asko

salaketa berdin berdina egin du beraz ingurura begiratu behar da klausulak egon badaude

eta horretarako dago besteak beste lan ikuskaritza horretarako dago eta gobernuak horren gaineko erantzukizunak eduki ere badauka eta zabalik dago eta norbaitek benetan salaketarik badauka horren kontra egiteko lan ikuskaritza hor dauka

baina klaro etxera begiratu behar da baita ere hemen printzipioak saltzen etorri baino lehenago zein printzipioetan erabat zurekin nago printzipioak

erkoreka jauna gai zerrendako hamalaugarren puntua interpelazioa antonio damborenea basterrechea euskal talde popularreko legebiltzarkideak

egokitzeari buruz damborenea jauna zurea da hitza muchas gracias señora presidenta señor consejero

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna jarraian damborenea jaunak dauka hitza

gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak ekonomiaren garapen eta lehiakortasuneko sailburuari egina

planari buruz maneiro jauna zurea da hitza sí gracias presidenta gracias consejera el día

tapia andreak dauka hitza eskerrik asko presidente andrea sin duda como usted conoce

eskerrik asko maneiro jauna eta erantzuteko tapia andereak dauka hitza

bixen itxaso gonzález euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak enplegu eta gizarte politiketako sailburuari egina elkarrizketa sozialeko mahaia deitzeari buruz